egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jakiñe erazten dizue gai zerrendako bost eta amairu puntuak bestebaterako

gai zerrendako lehenengo puntua galdera iñigo iturrate ibarra euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina segurtasun sailak

abiatutako negoziazio ekimenei buruz iturrate jauna
zurea da hitza egun on presidente andrea lehendakari sailburua

sindikatuak oinarrizko papera jokatzen dute eta hala behar du izan langileek

eskubidea daukate eta bai botere publikoak baita sindikatuak ere eskubideok bermatzeko daude zentzu horretan nire taldearen aitormen osoa daukate

erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza eskerrik asko

andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on dakizunez iñigo iturrate jauna gaur egun ertzaintzan sei

hori bera eta jarrera hori bera eskatzen diet sindikatuei ere no podemos dejar de pasar esta

anderea gai zerrendako bigarren puntua

legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina euskotrenek erosi eta erabili gabe dituen lokomotoren inguruan
beitialarrangoitia anderea zurea da hitza mila esker eta egun on guztioi galdera egitera gatoz

diru publikoaren kudeaketak kezkatzen gaituelako eta jaurlaritzari argibideak ematea dagokiolako horregatik prentsak zabaldu duena ezagututa sailburuari horixe eskatzen diogu argitu dezala gauzak horrela diren eta bidez batez bere iritzia eskatzen diogu alegia egokia iruditzen al zaion

gainerako lanak egin gabe hauek erabili ezin direnean mila esker
eskerrik asko beitialarrangoitia anderea erantzuteko oregi anderea zurea da hitza

sailburuok eta legebiltzarkideok zuk aipatzen dituzun

erabilera handia edo txikia merkantzien trafikoen existentziara baldintzatuta dago ez azpiegiturara azpiegiturak egokitu eta hobetu daitezke pertsonen trafikorako zein merkantzietarako noski hori beste alde batetik

inbertsioetan konstante bat da baina gaur egungo taxutzea ez da mugatzailea tren makinak igarotzeko adibide bezala aipatuko dizut duela gutxi ariz eta kostorbe artean merkantzien zirkulazio bi burutu direla horrek inplikatzen du

euskal trenbide sarearen esku zegoen sare osoa erabat zeharkatzea eskerrik asko

gerorako utziko zenituen nik erreplikarik ez izateko baina tira gauzak ez direla dauzkagun datuen arabera ondo egin ezin da krisiak eragindako ondorioak direla gertatuak esan

okerra erakusten dute hastapenetik esango nuke nik izan direla hutsuneak nabariak jaurlaritzaren egitasmoan merkantziak trenbidera erakartzeari begira egin beharrekoak

egin nahi denera eskaria egokitu alderantziz behar duela egingo denak eskariari erantzutea baizik eta hor dago okerra gobernu jeltzaleak beste kasu askotan egin duen bezala edo

aurrikuspen puztua zeukan hori dirudienez barneko txostenek ere aitortzen dute urteak igarota

eta krisiak zerbait eragingo zuen baina errealitateak erakusten zuen hasieratik igoera oso handia zela eta hamar urte ondoren ez da soilik

guztiz urruti gaudela baizik hori hasteko baina ez bakarrik bi mila seian bost urte lehenago egindako plana hartu eta balizko eskari posibleen azterketa eguneratu gabe tren makinak erosteko agindua eman omen zen nahiz eta jakin horiek ezingo zirela erabili trenbide sarean hainbat inbertsio egin gabe nahiz eta sailburuak kontrakorik esan duen ze barneko txostenek hori esaten dute lanak ez badira egiten tren hauek erabili gabe gaude eta erantzun hori ez dit eman seguruena bigarrenean emango dit

oraindik eta okerra handiagoa dela iruditzen zait nik honetan guztian kudeaketa ezin kaxkarragoa ikusten dut datuak konfirmatzen badizkidazu inbertsio horietarako dator jakinik gabe aurrekontuan partida asmo zehatzik ez eta are gutxiago lanak egiteko epe muga jakinik gabe tren makinak erosteko prozedura martxan jarri eta gauzatzea niretzat hori besterik ez da eta horren ondorioak ere

gaur edo bestela hogeita bi milioitik gorako inbertsioa erabili gabe hiru milioitik gorako

bobinak garraiatzeko berrogeita bi bagoi ere erosi omen ziren oker ez banaiz erabili ezin direnak besteak beste bobinak gaur egun babes berezi bat eskatzen dutelako eta babestu gabe zihoazelako bagoi hauek beraz irudipena daukat okerrak

eta ondorioei aurre egiteko ere ezintasuna izan duela jaurlaritzak ez bi mila seian eta ez orain tren makina horien erabilpena oso murritza delako zuk zerorrek galdera batean

katalunian eta bi mila zazpian berriro interesgarritzat jotzen zen baina inbertsioak ez badira egiten interesgarria dena ezer ezean geratzen da

zuentzat hain estrategikoa den abiadura handiko trenean merkantziak errepidetik aterako ez baditu ere

jaurlaritzaren jarduera zurituko duzu seguruenera xehetasun eta argibide askorik eman gabe lehenengoan bezala egiten baduzu behintzat askorik ez didazu argitu beste bide batzuk begiratu beharko ditut baina argi guri geratu zaiguna gauza bat da

errealitateak besterik erakusten digula alegia horretan ere usteak erdia ustel eta diru publikoa zuzen kudeatzea honetan ere ez dela zuen egiteko nagusia eta hori

oregi andrea zurea da hitza bai

euroren truke zenbateko hori kpiaren arabera eguneratuko da

trafikoei buruzko egoera errealean oinarrituz eta parkearen dimentsioa egokitzeko helburuz euskotrenek hiru lokomotora saldu zizkion ekuadorreko trenbide

ekuadorrera egin beharreko garraioa barne aldi berean euskotrenek bere lan komertzialak indartu ditu

urtearen hasieratik aurrera garraio siderurgikoa galdu ondoren ia erabat baztertuta geratu ziren

horrela totxoa garraiatzeko trafikoak egiten hasi dira

trafiko horietan lokomotoreek ia osorik egiten dute bilbo hendaya linea horrela argi eta garbi erakusten du azpiegiturak ez duela inolako

xovetik etorritakoa lasarteko terminalera eta

aurrikuspenen arabera denbora gutxi barru zura garraiatuko da mataporqueratik etorritakoa lebariora beraz lanean gaude merkantzien garraioa bultzatzeko

oregi andrea gai zerrendako hirugarren puntua galdera miren gallastegui oyarzábal euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina ertzaintzaren aurkako agresioak ekiditeko segurtasun sailak hartu beharreko neurriei buruz gallastegui andrea zurea da hitza

eskerrik asko gallastegui andrea erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gallastegui andrea zurea da hitza

análisis decisión eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako laugarren puntua

lehendakariak duen euskal nazioaren proiektuari buruz quiroga andrea zurea da hitza

por las que va el mundo gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jaunak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa pello urizar karetxe eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskal bideari buruz urizar jauna zurea da hitza

europa osoan bizitzen ari garen eredu krisialdiaren ondorioz hamarkadetan onartuak izan diren gai asko eta asko zalantzan jartzen ari dira gaur egun diruaren botere eta interesak pertsonen aurretik jartzen dituen eredua da

ez dituen botere ekonomikoena demokraziaren kontrako eredua da inposatzen ari zaiguna eta ondorioz gero eta herritar gehiagok pairatzen ditu botere ekonomiko horien neurriak indar politiko eta gobernu gehienek men egiten dietelarik herritarren ongizatea baztertzen duen eredua da europan egun inposatzen ari zaiguna aurretik munduko beste toki askotan jada aditu izan diren moduan diruaren botereak baliatuz

teknokratez osatutakoak helburu dituztelarik helburu

arazorik ez daukate aberatsenen eta behartsuenen tartea handituz eta hori datuek

munduko laurogei pertsona aberatsenek munduko biztanleen

bestekoa dauka laurogei pertsonak hiru mila bostehun milioi besteko aberastasuna dauka lotsagarria

handitzen ari delako gizartearen ehuneko hamar

eta aldiz ehuneko hamar behartsuenak ehuneko hamairu koma lauan

baina oinarrian oraintxe bertan esan dudana dago gure herritarren ongizatea helburu ez duten erabakien

beste toki batzuetan hartutako erabaki batzuen menpe gaudela oinarria ez dugula guk erabakitzen gure ustez hori da aldatu behar dena guk hartu behar ditugu erabakiak erabaki denak gure erabakien jabe izan behar dugu

izan behar dugu gizarte orok dauka bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea etorkizun politikoa soziala eta ekonomikoa ere

herria eratu nahi duten bertako biztanleriaren eskuetan egon behar da zer nolako helburuak bilatu bilatuko duten jakitea erreza delako hobe bizitzea da

hain sinplea baina era berean hain logikoa ere europako herri edo nazio ezberdinetan burujabetza prozesuak garatzen ari dira azken urte hauetan bertako biztanleriaren borondatean oinarritutako prozesu bat demokrazian oinarritutako

inondik inora ere batzuena eta besteona batzuk ez daukate estatu maila onartua nazioartean eskozia

kasuan adibidez eta beste batzuk bai badaukate greziaren kasuan baina batzuen eta besteen kasuan helburua berdina da burujabetza politiko eta soziala bermatzea egoera ezberdinak izanik ere bakoitzak egin behar duen bidea ere

dituen baliabideen arabera greziako eskoziako

ezberdinak dira eta gurea ere halaxe izango da

euskal herrikoa euskal bidea euskal bidea egin behar dugu

zerga politika nahi dugun hemen erabakitzeko zerga politika osoa eta berdin enplegu politikarekin pentsioekin hezkuntzarekin finantzekin eta beste hamarnaka gai sozialekin euskal bidea egin behar dugu zer motatako gizartea erabakitzeko kanpo eskurik gabe guk geuk erabakiz kanpo eskusartzeak ez dira gure bidean sartzen euskal bidea egin behar dugu baita euskal herriko

normaltasunez bakoitzaren erritmo eta errealitateak errespetatuz biztanleriaren borondatearen arabera kanpo eskusartzerik gabe eta guk geuk erabakiz

euskal herriak inguruan dituen lurraldeekin izan behar duen erlazioa finkatzeko naturaltasunez denentzako onena bilatzen dugunaren helburuarekin

baina hau erabakitzea gure dagokigula argi izanez hemen ere kanpo eskusartzerik gabe hemen ere guk geuk

noski jakin badakigu zein egoeratik hasten dugun bidea eta prozesu guztietarako eztabaida negoziazioa eta adostasuna izango da ibilbidea egiteko proposatzen dugun prozedura lehenik eta behin eta ezinbestean bertakoen artean

eskubiderik gabe mundu mailan izan diren beste prozesu batzuetan erakutsi digute burujabetza prozesu adostuak direla egokienak baina horretarako eseritzeko eta adosteko borondatea izan behar dute parte guztiek eta egun zoritxarrez

eta berriz ikusten ari garen moduan hori hemen ez da horrela eta zoritxarrez ere etorkizunak ez digu esperantza askorik ematen zentzu honetan

baina argi daukaguna da bakoitzaren borondatearen arabera bakoitzaren ustearen arabera

egon euskal herritarron erabakia behar da izan marra gorri bakarra eta horretarako

gure eskura izango ditugun edo dauzkagun baliabide guztiak erabili behar ditugu politikoak

eta sozialak ere denak baita erakundeak ere lehendakari erakunde guztiak erregintzarako naziogintzarako eta estatugintzarako tresna bilakatu behar ditugu erakundeak ez izan

erakundeak desegitea dela gure helburu ez baita prozesua

ez da hori gure proposamena arkitektura instituzionala zalantzan dagoela ez azken hogeita hamar urteetan beste une batzuetan baino gehiago

azken hogeita hamar urtetan eta zuk badakizu ganbera honetan bertan legealdiro jartzen ari da zalantzan

egin izan dutela hori guk ez dugu erakundeen papera zalantzan jartzen

erakundeak ere egokitu beharko direla argi dago agian beste batzuk ere beharko dira

erabaki beharko da orri hori zurian dago eta denon artean adostu

baina esperientziak ere beste zerbait erakusten digu ez dago bidea egiterik herritarrak atzean ez badaude ez dago bidea egiterik gizartea atzean ez badago erakundeek beraien papera

baina paper nagusia gizarteak herritarrek herri honetako gizon eta emakumeek

eta horren beldurrik ez dugu izan behar hau ez da protagonismoen arazo bat errespetuz eta elkarlanean egun parean ditugun

eta guk bide horri ekin nahi diogu hori da gure ustea baina jaurlaritzarena jakitea nahiko

legebiltzarburu andrea eskerrik asko urizar jauna

buruaren jabe izatea euskal herritarrok izan beharko genukeela erabakia burujabetza politika eta soziala bai

hori da autogobernuari buruz hitz egiten dugunean burujabetzari buruz hitz egiten ari gara eta burujabetza gizartearen eta gizakien onurarako

euskadin bai aro politiko berri bat bizi dugula baina euskadi ez da gaur jaio eta zuk aipatu egiten duzu orri zuri bat

orri zuri batean ez da paper zuri baten gainean idatziko

hitz eta lerro asko ditu edo dauzka dagoeneko lan asko egin da honezkero eta hori onartzea garrantzitsua iruditzen zait

zure alderdiak eusko alkartasunak ere orrialde asko idatzi ditu eta ez gaude gaur hemen

eta bai gizartearen erantzukizuna handia da baina erakundeek

dagoen erakundeena hori da benetan

hausnarketa egiteko bidea egunez egun ibili behar dugu eta euskal bidea beraz ez da zerotik abiatzen eta hori zuk

eusko alkartasunak badaki eta lehendakariaren asmoak

idatzita daudelako bai hauteskunde programan bai gobernu programan idatzita daude hori da egun gure proiektuen

irakurri egin dezakezuela eta zuena ordez paper zuria omen da nik badakit orain paper zurirako zaletasuna daukazuela baina

pixka bat irakurtzea ere eskertuko nizuke zure galderaren erantzuna idatzita dago lehen esan bezala bai ados bai euskadi nazioa europan bai hauteskunde programan edo bai gobernu programan edo baita inbestidura saioko

legebiltzar honetan bertan aurkeztutako hitzaldian

eta gure asmoak behin eta berriro errepikatu egin ditugu eta badakizu zergatik errepikatu egin ditugu bizi dugun aro berri honek lehen

gardentasuna eta argitasuna eskatzen digulako beraz

aro berri honetan autogobernua eguneratzea da gainditu beharreko helburua legebiltzar honetan bertan

dagoeneko eta hau da beraz indar politiko guztien proposamenak planteatzeko dugun esparrua señor urizar yo defiendo que vivimos

egia da gure autogobernuak urizar jauna ez duela inongo berrikuntzarik edo eguneratzerik izan indarrean dagoen azkeneko urteetan berritzeko egin den azken saiakera eusko legebiltzarrak berak onartu zuen bi mila lauko abenduan proposamen hura diputatuen kongresura bidali zen eta bertan aurkeztua izan zen eta egia da tramiterako onartua izan baina urizar jauna paper zuria proposamen hura ondo ezagutzen duzu idazten ere lagundu zenutelako legebiltzar honek onartutako da eta ez da paper zuria eta nik ondo ezagutzen dut

egindako lan horri esker orain oinarri sendoak ditugula prozedura aipatu egin duzu

idatzita dago legebiltzarreko ponentzia lanean jarraitzen du pertsona askok asko idatzi dute bertan parte hartzeko eta

lehendakari naizen aldetik ponentzia horren ekarpena adostasun handiena lortzea izango litzateke hau da bidea eta bide honetan aurrera egiten jarraitzea da
lehendakariaren asmoa eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna urizar jauna zurea da hitza

eskerrik asko ez dut uste

hasten dela ez dut esan ez dut esan bertan argi

egungo egoera onartzen dela eta egungo egoera honetatik aurrera dela planteamendua

hitzik etorkizunari buruz hitz egin dut eta etorkizuna idatzi gabe dago

idatzi gabe dagoen heinean orri zuria izan edo bakoitzak bere proposamena baina adostasunetara heltzeko borondatea dagoen heinean bidean berdina izan daiteke orri zuri hartu baduzu

zure argudio guztiak botatzeko baina borondatea dagoen heinean idatzita dagoena azkenean aldatzeko borondatea izan behar da orri zuria badago idatzi egingo da

artean idaztea proposatzen dugu edo dagoena idatzita

alderdien artean denon artean alderdien artean noski erakundeen artean baina batez ere

barneraturik eak gaur egin duen edo egun egin duen

lehendakari garaikoetxeak ganbera honetan bertan argi utzi zuen aspalditxo gainera konfrontazio demokratiko instituzionala

madrilek euskal herriko eskubideak onartzen ez bazituen

onargarria zen gaur egun ez dago biolentziarik orduan beste eskusa batzuk bilatu behar ditugu eta iraultzaile iraultzailea ba esan dizut revolucionario esan duzu galdetu egin behar izan diot nire aldameneko bati itzulpena nola zen zeren eta iraultzailea ez da nik erabiltzen dudan terminoa iraultzailea izango litzake behin betikoz

herri honen alde hori bai izango litzateke iraultzailea lehendakari eajk eta zuk zeuk

badakizue herri honen aukera bakarra adostasuneko bide propioa egitea dela

hilabeteak daramazkizu hatz kozkorrak moncloako ateetan

uzten eta erantzuna zuk zeuk esan duzu aurreko

baina hor zaude esperoan ea madriletik esperantza etorriko den eta esperantza berria bada madrilgo gobernuaren balizko aldaketa batek

aterik irekiko balu nik esperantza horri ez nioke ate guztiak irekiko pp eta psoeren borondatea agerikoa da argi utzi dute

ez da aldaketarik izango hori argi izan eta podemosen aldaketa bada oraindik ezezaguna da

aldebikotasuna jartzen duzu estatuarekin izan beharreko erlazioa mugarri

baina mahaiaren beste aldekoek ez dute hori baliogarritzat jotzen ez dute jotzen

entitate bezala tratatzea litzakeelako eta hori ez dute sekula onartuko

hasitako ziklo politikoa amaitzear dago amaitzen ari da eredu okerrean

gure eredu eta bide propioa egiteko ordua heldu da beste batzuek zuk esan bezala jada egiten

baina benetan ezin da forondako zelaietan alderdi egunean botatako hitz hutsaletan gelditu euskal gizartea esperoan daukagu eta guk geuk

legebiltzarburu andrea urizar jauna orri zuria zuk aipatu egin duzu

eta aipatu egin duzu orain orri zuria etorkizunera begira etorkizunera begira

zure bigarren partehartzea atzera begirada besterik ez duzu egin eta garaikoetxea lehendakaria aipatu eta garaikoetxearekin hasi zena zikloa

eta aipatu egin duzu adostasuna bai barne adostasuna

espainiako presidentearekin bilduta eta noiztik ez dudan ezta solaskidetzarik eta ez daukat ezta inolako asmorik ate joka ibiltzeko adostasuna aipatu egin duzu eta adostasuna dugu helburu adostasuna dugu helburu adostasunerako aukera dugu eta ondo dakigu adostasun hori ezinbestekoa dela adostasuna da niretzat ere etorkizuneko eta etorkizunerako giltza

landu egin behar da zubiak eraiki egin behar dira egindakoa ezagutu iraganean hainbat eta hainbat pertsonek eskainitako lana onartu

beraz ibilbidearen hasieratik konpromiso bat partekatu nahi dugu

erabakiak hartzeko kontsultatua izateko eta demokratikoki adierazten duen borondatea errespeta diezaioten eskubidea eta ahalmena duen herri bat dela partekatu nahi dugu helburu politiko bat planteatzen dugu alderdi politikoen artean partekatutako

eta aberastutako akordio bat erakundeen aurrean tramitatu egingo dena eta euskal herritarrek onartuko duten akordio bat es necesario pues

este es mi planteamiento eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa
arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

mahaiburu andrea lehendakari legebiltzarkide sailburuok

eskerrik asko toña jauna quiroga andrea zurea da hitza

eskerrik asko quiroga andrea toña jauna zurea da hitza erantzuteko

y nosotros también muchas gracias eskerrik asko toña jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera
carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio etxerat es una asociación legal

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

presoak urruntzeko espetxe politikak presoen familiak zigortzen ditu

zuek ere bat egitea hau bukatzearen zeregin honekin nik uste dut bizikidetzarako urrats handia izango litzatekeela zuek ere parte hartzea

irizpideei buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente

eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideak lehendakari jauna egun on guztioi

arduradunen postuek publizitate berdintasun meritu eta gaitasun oinarriak

lehiaketa prozesua bermatzen dute eta hautagairen batek uste badu printzipio horietako bat edo beste

hautaketa prozesuri berezkoak zaizkion legezko bide guztiak ez dakit nahita egin duzun ala ezjakintasuna izan den

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna garrido andrea zurea da hitza

gai zerrendako hamargarren puntua galdera borja sémper

euskal talde popularreko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina espainiako gobernua botere judizialean presio egiteaz eta eragiteaz akusatzen duten adierazpenei buruz
sémper jauna zurea da hitza egun on

eskerrik asko sémper jauna erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea señor goenaga perdón señor sémper

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna sémper jauna zurea da hitza

hamaikagarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina euskaltel enpresak bere kapitalaren zati bat burtsan saltzeko adierazitako asmoari buruz casanova jauna zurea da hitza
kaixo egun on guztioi

hogei urte euskaltel enpresa sortu zenean sortzen da asmo batekin edo asmo batzuekin besteak beste euskal telekomunikazioen esparruan

sorrera horren atzean egon ziren euskal instituzio ezberdinak eta aurrezki kutxak besteak beste zerbitzuak emateaz gain momentu horretan asmoa zen euskal presentzia bermatzea estrategikotzat arrazoiarekin estrategikotzat jotzen zen

eta baita ere laguntzea ikerkuntzan garapen teknologikoa eta ekonomikoan azken urteotan

ikusten dugu euskaltelek beste bide bat hartu duela eta ikusten dugu arduraz eta preokupazioz eta kezkaz eta esan behar dugu daraman bidea gure ustez ez da hasieran paper estrategiko hori betetzekoa baizik eta hor inguruan sortu dira

euskaltelen zati inportanteak saldu egin dira euskaltelen jabegoaren zati handi bat kanpoko inbertsio

inportanteak egon dira kanporatu egin dira zerbitzu inportante bat eta hainbat

eta azken asteotan ezagutu dugu enpresaren aldetik badagoela asmoa kapitalaren zati bat burtsan saltzeko beraz formulatzen dugu

euskaltelen kapitalaren zati bat burtsan saltzea bateragarria dela

besteak beste tokiko garapen teknologikoa kalitatezko zerbitzu aurreratuen eskaintza lurrarekiko lotura eta abar eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari

casanova jauna behin eta berriz galdetzen didazu euskaltel enpresei buruz eta enpresa ezberdinek gure departamentuarekin duten erlazioaren arabera eta ez badut ezer berezirik esaten barkatuko didazu

hortaz aparte bai esan nahi nizuke egia da orain dela hogei urte jaurlaritza honek erabaki zuen telekomunikazio inguruan enpresa bat edukitzea enpresa propio bat edukitzea euskadin garrantzitsua zela eta horretarako hainbat baliabide jarri ziren gaur hogei urte beranduago

bete ditu bere helburuak eta jarraitzen du lanean beraz diru publikoa jartzen denean eta postuak egiten denean enpresa pribatuak aurrera egiten dutenean diru hori ateratzen joaten da poliki poliki eta enpresa pribatuak bere bidea egiten du eta gaur euskaltel enpresa pribatua da ehuneko ehunean hala ere

aukera aztertzerakoan oraindik aztertzen ari delako enpresak honako helburu hauek izango dituela bat

nagusia izaten jarraitzea bi enpresaren hazkundea eta garapena erraztea hiru merkatuetan gehiago nabarmentzea

osagarria lortu ahal izatea beraz helburu horiekin nik uste guztiok bat egin genezakeela guzti hori gainera herri nortasuna eta

galdu gabe hori baita euskalteleko kideek aho batez hartutako konpromisoa nazioarteko inbertsoreak euskadira ekartzeko konpromisoarekin batera

kutxabankek iberdrolak eta kanpoko funtsek

bermatzea adostu zutela eta horrela dago beraien arteko paktuan

soziala eta fiskala mantentzera behartzen dituztenak baina ez hori bakarrik marka

tartean noski pertsonak giza baliabideak eta materialak bermatzea eta hori gaur arte bete egin da eta aurrerantzean ere asmo hori dago

asmo horretan analisi prozesu horretan kutxabankek euskalteleko erreferentziako kide izaten jarraituko duela baita ere dago beraz bermatzen da hasierako

nolabait urrats garrantzitsua emateko aukera ematen dio eskerrik asko tapia andrea casanova jauna zurea da hitza

bai ondo esan duzu ondo dago instituzio publikoen inplikazioa proiektua estrategikoaren sorreran eta bultzatzea baina arazoa da

helburu horiek mantentzen direla edozein enpresa pribatuaren helburua

helburua da dirua irabaztea puntu ez bada bermatzen

influentzia baten bidez helburu gehigarri batzuk aplikatzen direla ez daukagu bermatuta helburu extra horiek egongo direla hau da lurrarekiko lotura efektu traktorea eta abar eta euskaltelen funtsa

argia dira egin behar ez denarena gu prest gaude kanpoko kapitala etortzeko etorri behar bada eta onartzen da bazkideak bilatzen ditugu enpresatzat

eta funtsa hauen jarrera demostratu du etorri direla bi urtetan eta gero badoaz

ez dute ekartzen teknologiarik ez dute aportatzen merkatua berriak

inbertsio bat eta inbertsio moduan erosten dira etxeak erosten dira enpresak

irabaztea eta hori da kezkatzen gaituena burtsan ateratzen bada gerta daitekeela berriro euskaltelekin

moduan gaur ez dut aterako hemen sim txartela euskaltelekoa txikiegia delako

baina euskaltelek daukan plusa ez da egiten duen eskaintza teknikoa baizik eta plus intangible hori da

euskaltelen aldeko apustu bat egiten hemengo ehun ekonomikoa ere bultzatzen dela eta hori da arriskuan egon daitekeena eta enpresak hori hartzen badu bidea kezkatuta gaude eta guk ez dugu nahi eta ez esan orain euskaltelen kontra gaudela guk defendatu nahi dugu euskaltelen jatorrizko

eskerrik asko casanova jauna tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko

ez dut nik esan ez jarri nire ahotan en segundo lugar

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

reyes jauna zurea da hitza bai egun on guztioi consejera

reyes jauna amaitu da tapia anderea zurea da hitza

mila esker eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa

eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina langabeziako estaldurarik gabe dauden arabako bizkaiko eta gipuzkoako pertsona langabetuei babes sistema hedatzeko onartutako proposamenaren inguruan blanco andrea zurea da hitza

jauna jakin badakigu egunero etengabe entzuten ari garelako bi mila zortzi urteaz geroztik gure gizartean giza ezberdintasuna gero eta handiagoa dela eta egoera hori okerrera egiten ari da

soziala nabarmenak dira eta eh bilduren iritziz lehenbailehen beharrezkoak diren neurriak hartzen ez baditugu ezberdintasun horiek hedatu

herritar asko jasaten ari den desberdintasun soziala hala nola langabezia pobrezia eta benetako autonomia eta askatasun eza ez dira desagertu justu kontrakoa egoera gero eta prekarioago batean gaude araban bizkaian eta gipuzkoan hirurehun eta hirurogei mila pertsona gizarte bazterketan daude eta horietako

egoeran eta enplegua duten pertsonen artean ehuneko hamalaua bitarteko pobrezia maila dago dirua ezbairik gabe oso gaizki dago banatuta

eta pobreak gero eta pobreagoak zoritzarrez are gehiago deigarria da pobreziaren kronifikazioa hala nola deigarria den moduan

behin eta berriz esaten digute lanpostu berriak sortzeko

baina kontuan izan behar dugu sortzen ari den enplegu hori

behin behinekoa eta prekarioa dela gehienen bat gaur egun kontratu

rara avis bat dira lan munduan alegia lanpostua sortzen duten pertsona gehienek hilabete gutxiren bueltan langabezira itzultzen dira lan prekarioa duintasun minimo batetik urrun dagoen egoera

egoera latz honen aurrean jaurlaritzak ez du gauza handirik egin

egin duena hutsaren hurrengoa da ez duzue ahalegin handirik egin lan erreforma eratzeko gizarte klausulak

edo kalitatezko enplegua sortzeko adibidez datu objektiboek eragile sozialek eta hainbat elkarteek argi utzi dute gaur egun araban bizkaian eta gipuzkoan ehun eta hirurogeita hamaika mila inguru langabetu daudela eta horietako

epe luzeko langabetuak direla langabezi

alegia are gehiago langabetu guztien ehuneko berrogeita zazpi inguruk ez du inolako prestazio ekonomikorik jasotzen kezkatzekoa da zalantzarik gabe eta horregatik gaur ekartzen dugu honako interpelazio hau

ehun eta hamar mila pertsona langabezian epe luzerako eta horien artean

gazteak berrogeita bost urtetik gorako pertsonak edo emakumeak

bai lanaldi luzeagoak izan oi ditugu soldata txikiagoak merkaturatze

babestu osatu eta indartu behar dugula kasu honetan ere batez ere miseria antzekoa den madrilek eskaintzen duen programaren aurrean

y la semana pasada lo volvimos a recordar pasaden martxoaren bostean egindako osoko bilkuran eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko

aldi honetan eajk barne puntu garrantzitsu bat

orain dela egun gutxi adostasuna lortu genuen jaurlaritzari eskari hau gauzatzeko legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio beharrezko neurriak har ditzala gure gizarte babeseko sistema indartzeko ongizate estatuaren laugarren

helburua da gutxieneko bizi baldintzak duinak bermatzea langabeziako estaturik gabe

arabako bizkaiko eta gipuzkoako pertsona langabetuei horregatik

galdetu nahi dizugu zeintzuk diren aurrikusten dituzuen urratsak eta neurriak zer egingo dugu zer egingo duzue araban

behar duten babesa emateko nola lortuko dugu pertsona horiek babes sistemaren barne egoteko argi dago madrilek inposatu dizkigun neurriak gure eskumenetan sartzeaz gain ez dutela ezertarako balio guk gure babes sistema propioa dugu

aukerak ere bai langabezian dauden pertsonentzat soluzioak bilatu beharko ditugu zalantzarik gabe baina momentu honetan

langabezia babesik gabe daudenak dira sailburu jauna bidea eginda daukazu pasaden

daukazu orain neurrien zain gaude eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu andrea ados nator zurekin

eva blanco andrea baina gauza bat da zer pasatzen den ikustea

eta bestea zer egin geinken gu bat gatoz gizarte zerbitzuak ongizate estatuaren oinarri direla edo izan behar dabela diozunean eta legebiltzarrak dioanez helburua

legebiltzarraren akordioan kobertura barik dagozan langileen kasua bakarrik aipatzen da

beharrizan egoeran dagozan pertsona guztien babeserako da eta ikuspuntu horretatik bideratzen dogu gure lana ze pauso emango dogun galdetzen dozu baina zer pauso emoten

esango neuke nik bai lanaren arloan eta bai gizarte arloan lehenengo azken honetatik gizarte arloan hasita adibidez

sendotu eta defendatu eta azken urte honetan defendatu beharrean aurkitu gara gehienok sarritan aes kopuruak handitu urtero

nahi dugun beste baina handitu egin dira gizarte zerbitzuen legea garatu

eta bigarrena lanaren arloan adibidez eta zurekin ados ere

eta zuk badakizu gure konpetentzietan sartzen delako batez ere

dituelako elkarrizketa sozial mailan

gazteen lanaren inguruan batez ere enplegu plana indarrean dago

agerraldia legebiltzar honetan aurtengo ekimenak azaltzeko laster izango dogu pasaden urtean egindakoaren balantzea

gara eta dakizuenez lanbideren moldaketa amaitzear gaude ez gauzak errazak